egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina

eskaintzeko jaurlaritzak bi mila hamalauan martxan jarritako jarduketei buruz gorospe andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

arlo ekonomikoko aurrikuspenak aurreko urteetakoak baino hobeagoak dira

ez omen da aurrikusten hobekuntzak finantza baldintzetan orokorrean eragile ekonomiko guztientzat eta bereziki enpresa txiki eta ertainentzako banakako enpresa buruentzako

izango denik hori dela eta krisialdi ekonomiko eta finantzarioak euskadiko enpresa ezberdinen egoeran eragin larriak

epe motz eta ertainean arriskuan egon daiteke autonomo eta enpresa txiki eta ertainek enpresen esparruan garrantzia handia dute eustaten azkenengo bi mila hamairuko datuen arabera enpresa guztien ehuneko laurogeita hamaretik gora dira talde honetakoak

eskerrik asko gorospe andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu

egoera ekonomiko kaskar batean gaude atzeraldi ekonomiko

gure ehun ekonomikoaren ezaugarria da enpresa txiki eta ertainak

ehun eta hirurogeita bat mila enpresa daukagu eta bertatik

baina txiki eta ertain horien artean laurogeita hemeretzi horreko ehuneko

hau da oso enpresa txikiak dauzkagu mikroenpresak esaten direnak

finantza merkatuetan arlo bi daudela alde batetik banketxe eta kutxen funtzionamendurako arauak aldatu egiten dira

beste aldetik kaudimen gabezi bat ikusten da aber mesedez isiltasuna pleno baten gaude eta

merkatu finantzaren eta diruaren likidetza heltzeko lekuetara suposatzen du ere

gai zerrendako bigarren puntua galdera julen arzuaga gumuzio eh bildu taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina kartzelako eskuduntza eskatu eta gauzatzeari buruz arzuaga jauna

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi

kartzela eskumenari buruz eh bilduk planteatzen zuen posizio bat eskumenari bai eta galdera bat eskumena zertarako

erkidego honetan dauden establezimendu penitentziarioak ezer gutxi dakigu horietaz eta larriago dena ematen du ezer gutxi interesatzen zaigula mila laurehun pertsona daude preso kartzela horietan beste zortziehun bat euskal herritar daude

kartzeletan bi mila berrehun pertsonetako populazio bat izaera ezberdinetako presoak direnak baldintza ezberdinetan dauden presoak

ez zeukala ezagutza zehatzik ez zeukala erroldarik

jaurlaritzak ezin du pertsona horien egoera zehatzen jarraipen formalik egin ezin du protokolorik edo tresnarik prestatu zehazteko zelan jokatu pertsona

política penitenciaria eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehendakari eta legebiltzarkideok arzuaga

hitz egin duzun arren eta nik neurri handi batean zuk egindako adierazpenekin bat egiten dut

hitzak aipatu dituzu eta hitz horiek nire egiten ditut bere osotasunean

eskumenari eta transferentziari buruzkoa da hain zuzen ere hori horrela izanik nik lehenik eta behin ongi etorria eman behar dizut benetan aspalditik espetxeen transferentzia eskatzen gabiltzanon taldera urte asko eta askotan bakarrik

hogeita hamar urteetan edo ibili izan gara bakarrik transferentzia honen eskakizunean alde batetik

eta bestetik ezker abertzaleak sorbaldak jaso eta beste alde batera begiratzen zuelako gai honekin zerikusirik edo interesik izango ez balu bezala

etorri berriak izanak ez du esan nahi gai hori berria denik ez legebiltzar honetan ez gobernuaren agendan ezta korte nagusien

gutxienez hamazazpi aldiz eztabaidatu izan da azkenekoa oraintsu astebete

euskal talde parlamentarioak mahai gainean jarritako ekimen baten ondorioz eta emaitza izan da betikoa

eman digutela borobil borobila kasu honetan ordea amaiurrek baiezko botoa eman zuen gauzak horrela egonik

izango da gai honi buruz betikoa barkatu betikoa ez parentesi bat egon da bitartean patxi lópezen gobernuak ez zuen transferentzia hau eskatu

baina eusko jaurlaritzak gainontzeko urteetan bai eskatu izan du eta horretarako

bat egiten dugu eta estrategia horretan berdinarekin jarraituko dugu gauzak

zuk besterik ematen ez badidazu ni entzuteko prest nago eskerrik asko erkoreka jauna arzuaga jauna zurea da hitza

eskatzeko edo horretan bultzada emateko are gehiago pentsatzen dugu

beste politika penitentziario bat egin nahi badugu

eman zena batzordean gobernua sustatzen duen taldeak nolabait esaten zuen ez zela beharrezkoa legebiltzarrean horrelako eztabaida bat ematea izan ere

nik pentsatzen dut ez dela kudeaketa tekniko hutsa ez da bakarrik batzorde mistora joan eta eskatzea zeren hori behin eta berriro egin da nik planteatzen dizudana da

eta zer nolako hausnarketa bultzatu nahi duzu ze gogoeta bultzatu nahi duzu etxe honetan baita ere egin daitekeena beste era batean planteatzeko kudeaketa bi mila seian justizia sailak dokumentu garrantzitsu bat

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arzuaga jauna planteamendu alde batetik tekniko bat dago ezinbestekoa dena gai honetan erabat definituta eta fitxa tekniko sendo batean dagoena hortik aurrera estrategia politikoa da ezinbestekoa nahita ez aurrera egitekotan negoziaketa baten bitartez gauzatu behar dena madrilgo gobernuarekin negoziaketa baten bitartez gauzatu behar dena nik esan ahal dizut madrileko ordezkariekin gobernu zentraleko ordezkariekin izan ditudan harreman guzti guztietan planteatu direla

zuk esaten didazu eta legebiltzar honek benetan posizio bat hartuko balu

gehiengo baten ondorioz horrelako jarrera bat eta diseinu bat egin zuen zuk zeuk aipatu duzuna eta horrek benetan

ppk eta psoek horretan jarrera berdin berdina daukatelako nik hemendik aurrera erabiliko ditut nire arrazoiez gain gobernuaren arrazoiez gain legebiltzarrean hartutako erabakiak legebiltzarraren

susmoa daukat oker ez banago betikoa izango dela ezezkoa emango didatela betikoa arrazoiak medio direla gorte nagusietan gehiengo

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera natalia rojo solana euskal sozialistak

euskadiko pobrezia energetikoari heltzeko legebiltzar agindua betetzeari buruz

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi

eskerrik asko rojo andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna aurrera jarraitu aurretik esan hamar hamabost eta hogeigarrena puntuak beste baterako utzi direla gai zerrendako

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina proposatu den autogobernu lantaldeari buruz sémper jauna

erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza eskerrik asko

lehendakari jauna zurea da hitza cuál es mi opinión señor sémper

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
egiaztatzaile deiturikoei dagokienez lehendakariak izandako jarrerari buruz maneiro jauna

y sus verificadores de cartón gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskaltelen

mintegi andrea zurea da hitza egun on

ongi etorriak zeuen etxera lehendakariari euskalteli buruzko interpelazioa egiten diogu gaur oso kezkatuta gaudelako euskaltelen egoeraz eta galdetu nahi diogu ze lan bermatuko duen jaurlaritzak euskaltelen atxikimendua lurraldearekiko zeren euskaltelen pasatzen ari da

orain jatorri euskalduna duen enpresa pribatu bat izatera pasatu egiten da euskal kutxek eta jaurlaritzak bere esku

partizipazio nagusia zeukatelako orain euskal kanpo dauden beste entitate batzuen eskura pasatzera kontuan hartu behar da lehenago euskal kutxek zeukatela partizipazioen ehuneko hirurogeia

berrogeia handik urte batzuetara zeharo aldatu zen proportzioa eta kutxak mantendu zuen ehuneko hirurogeita zortzia baina ez zuen izan inolako partizipaziorik iberdrolak zeukan ehuneko hamaika koma laurogeita bosta

eitbk ehuneko bost koma hogeita hamabia eta gero

biek zeukaten ehuneko bi koma hamairua

berriz ere aldatu zen hori eta gaur egun daukagun egoera oso

hain zuzen ere ikusten dugulako kutxabanken partizipazioa bajatu dela erditik behera hau da berrogeita bederatzi koma bederatziko

kutxabankek eta gero beste portzentaiak doaz ehuneko bia iberdrolak daukana

enpresa italiarra ingelesa eta bere xedea holandan daukana

ehuneko berrogeita zortzi koma bata hau da prozesua izaten ari da benetan kezkagarria

uko egin zion euskalteleko bere partaidetzari ez zuzenean lehen zeukan moduan euskalnet enpresaren bidez eta ez zeharka eitb edo eve edo beste enpresen bidez uko egin zion bere partaidetzari eta hau ez da anekdotikoa

hau da euskaltelen gertatzen ari dena gertatzen ari da ere beste entitate batzuetan esate baterako kutxabanken

gertatzen ari da izaera publiko izatetik izaera pribatura pasatzera eta estrategikoak dira uste dugu egiten ari den politika izaten ari dela likidazionista alde horretatik

oso estrategikoak diren enpresak galtzen ari da kontrola eta pasatzen ari da oso esku gutxitara esku pribatuetara

ondo definitu behar ditu bere eremu estrategikoak estrategikoak dira komunikazioak estrategikoak dira entitate finantzieroak eta

alderdiak bi eremu hauetan daukan jokaera joaten ari da estatu bat sortzearen aurkako joera batetik edo bide batetik hau da finkatu beharrean errotu sustatu beharrean estatu baterako behar diren eremu estrategiko horiek

erabakietan eta nahiko iraingarria iruditzen zaigu

besterik gabe etikoki jokatuko duela eta nazioaren interesak gainetik ipiniko dituela beraien interes propio eta ekonomikoen alde

ematen zizkienean ezin da espero ez erabiltzea ezin zaie eskatu erabili ez ditzatela beraien konbenientziaren arabera erabiltzen dituztelako euskaltel estrategikoa da eta kutxabank estrategikoa da

oso bide okerra da gogorarazi egiten du nafarroan gertatutako

kutxaren bidea batetik saldu ziren partizipazioak eta beste batetik ere sarea ere saldu da zuntza optikoarena hirurogeita zortzi milioikoa eta saldu zen dena

udalen esku eta udalek kobratu egiten zuten tasa bat eta bazeukaten diru iturri bat horri esker sarea erabiltzeari esker eta

udaletxeetara joaten zen hor bazeuden bost milioi inguru bazeuden udalei

hain zuzen ere hori kudeatzeari esker baina dena saldu zen

eta bai erradiala lehendakariak konfiatu egiten du inbertsio funts pribatuek ez dutela joko herritarren interesen aurka eta konfidantza du

nazio bizioa edukiko dutela eta ez bada horrela eta ez badute horrela jokatzen badaukagu tresnarik badaukagu erremintarik kontrola

botere ekonomiko hori galduta badugu bestelako botere politikorik nola bermatu ahal dugu horrela jokatuko dutela hemengo interesen alde hemengo

beraien esku baldin badago tresna legala eta partizipazio nahikoa kopuru nahikoa nahi duten erabakia hartzeko

gure galdera zein da jaurlaritzak egingo duena bermatzeko euskaltelen atxikimendua

eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

mintegi andrea euskaltel beti izan da enpresa pribatua hasiera hasieratik

eta ez nituzke nahastu nahi kutxabanken nondik norakoa ze motatako emaitzak izan dituen eta esan canekin konparatu behar dugula nahi lituzkete beste hainbat

eta pasa dituen azterketak beraz ez ditzagun gauzak nahastu beste alde batetik datu objektiboak ez iritziak ezeztatzen dute benetan euskaltel egoera kezkagarrian edo larrian dagoenik

hasiera hasieratik euskaltel enpresa traktorea izan da herriarentzako eta horrela jarraituko du gaur egun lurraldea erkidego autonomoaren ehuneko laurogeita laua zuntz optikoarekin kubrituta dago

ehuneko bederatzia bere irabazien ehuneko bederatzian nahi nuke nik enpresa guztiek hori egitea ikerketari eta berrikuntzari

azken urteotan euskaltelek zortziehun milioi gure ogasun sistemetara eta bi mila milioi euro baino gehiago inbertitu ditu eta gure enpresetan euskadiko enpresetan

erosketak egin dituzte beraz efektu traktore hori datu horiekin ikusten da

gutxi gora behera urtero urtero berrogei milioi inbertitzen dituzte bai ikerketan bai beste

irabaziak dituztenak eta enpresa pribatu bezala izan behar dituzte inbertsiora ere bideratzen dituzte zuk zeuk esan duzu berrogeita hamar milioi irabazi dituela aurten

barkatu hitza pekatu iruditzen irabazi horiek gero inbertsioetara bideratzen baldin badira eta horrela frogatuta dago

beste datu batzuk ere ezeztatzen dute jaurlaritzak izan duen influentzia edo erabakien

agian beste bati begiratu beharko zenioke zeren gauza guzti horiek bi mila hamabian egin ziren ez zait iruditzen jaurlaritza hau zegoenik agintean hala ere orokor bezala jaurlaritzak hartzen ditu partehartzeak enpresetan behar dutenean eta behin

jaurlaritzak hortik diruak ateratzen ditu eta beste lekuetara eramaten da eta hori egiten dituzte gobernu guztiek eta gobernu guztiek ondo lan egiten duten gobernu guztiek

eta da hitzetatik ekintzetara itzelezko amildegia dagoela hau da alde batetik badago borondate bat eta nahi bat desira baina gero ez dago elementurik nahi edo desira horri eusteko

kapitala bertakoa dala hemengoa dala ez da egia kutxabankena eta iberdrolarena da eta kutxabankek daraman

lehendakariaren oniritziarekin kapital pribatuari atea eta orduan momentu honetan

baina hemendik epe ertainera ez izatea eta alde honetatik hemengo erakundeek bai egin dute dejazioa

beraien partizipazio guztiak uztea eta beraz

milioi benefizioetatik berrogei inbertsioetara oso ondo dago

makinak edo pertsonak ze pertsonetan ez da inbertitzen pertsonak greban daude greban daude hain zuzen ere beraien eskubideak murriztu direlako

zerbitzu batzuk esternalizatu nahi direlako subkontrata batzuk daudelako hain zuzen ere beraien

pertsonetan inbertitu behar da ados gaude datuak positiboak direla ados gaude enpresa traktorea dela baina traktorea norentzat jabearentzat

nola bermatzen duzu eta ez didazu erantzun nola bermatzen duzu benetan

enpresa horrek eta zerbitzu publikorako nahia izango duela ez duzu erantzun esaten didazu kutxabankek nahiz eta ehuneko bata izatea edukiko duela iritzia

orduan hemen ikusten ari garena da eta gainera delakoa aipatuz lehengo egunean lehendakariak berak esan zuen badagoela sarrera kapital pribaturako

konbentzitu ahal dozu gonbidatu ahal dozu kafea hartzen eta esan begira ze inportantea den herria egitea baina gero egingo du nahi duena eta ez baduzu kontrol ekonomiko hori

hori hala da herri honek ez dauka arazo ekonomikorik izatez

borondatearena herri honek dirua esportatzen du erkidegora sartzen den euro bakoitzetik bederatzi euro ateratzen dira kanpora bi mila zortzi bi mila hamabiko tarte horretan

eta atera dira hamairu eta piko milioi euro hau da inbertsiorako sartzen den euro bakoitzetik guk bederatzi milioi

arazoa ez da ekonomikoa inoiz ez da izan ekonomikoa

zeren alde egingo duen apustu jaurlaritzak benetan eustea estrategikoak diren sektore horiek entitate finantzieroa

horri eta ikuspuntu estrategiko batetik nazio batek estatua eraiki bahi duelako bide horretan abiatu edo

aurreko gobernuari leporatu behar zaizkiola hartutako zenbait erabaki hori egia da eta aitortzen dizut baina hori egian den bezalaxe aitortu behar da eaj

kutxabanki ez dela ajenoa iberdrolari eta beste potere batzuei edo beste entitate batzuei ez da ajenoa

guztiaren edo parte handi baten erantzukizuna

hori hala da eta beraz badago erantzukizun bat hemen likidatzen ari da oso

eta noren lepo ba beti askotan gertatzen den moduan langileen lepo inbertsioak bai

inbertsioak ere pertsonetan egin behar dira edo bestela ez dezagun esan gure leloan pertsonak helburu

eskerrik asko mintegi andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

mintegi andrea lehendabizi herri ikuspegia ez diguzu ba zuk erakutsiko guri zenbat eta zenbat gauza egin diren zenbat eta zenbat urte daramakigun gobernuan herri ikuspegiekin adibidez enpresa hau martxan jartzen orain ez diguzu ba gaur erakutsiko zer dan herri ikuspegia ezta ze

eredu ekonomikoa gurea argi dago zuena argitu beharrekoa guk argi daukagu zein den eredu ekonomikoa enpresa horiek martxan jartzea herri ikuspegi batekin sektoreak estrategikoak direnean eta martxan daudenean

beraien irabaziekin inbertsioak egin ditzatela pertsonen zerbitzurako izango direnak baina ez bakarrik pertsonen soldatetan

beste pertsona batzuen zerbitzura edo euskalteleko langileentzako bakarrik egin behar dira inbertsioak edo guztientzako dira egin behar diren inbertsioak ze pertsonak guztiok gara eta herri honetako pertsona guztiak lehendakariaren iritzia ez da legedia da eta atzo aipatzen nuen bezala

guk bete egin behar dugu zuek ere bai eta gainera ez duzue inongo arazorik beste lekuetan ez betetzeko beraz berriro diot ez eskatu guri zuek egiten ez duzuena kontuz

zerikusia baita zuek ere eta baita kamara honetan gauden guztiok ere hori denok dakigu

bere ardurak ditu eta euskalteletaz ari gara gaur eta

hau da nahiz eta akzio bat eduki beto eskubidea dauka beraz bai hartzen dira erabaki estrategikoak kutxabanken eskutik eta kutxabank hemen dagoen bitartean eta guztiok dugu ardura hemen mantentzekoa eta gauzak hemen mantentzeko euskaltel hemengo enpresa bat jarraituko du izaten

gustatu ez zaizkizun datuekin baina datuekin erantzun dizut zer egiten duen euskaltelek eta nola lantzen duen herria eta

oso argi dago eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

interpelazioa daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina udalen legearen legez besteko proposamenaren inguruan maeztu jauna

aurreko puntuan tapia andreak garrantzi berezia eman dio ganbara honetan onartzen diren

eta ni nator puntu honetan ere legebiltzar honetan onartutako legez besteko proposamen batekin hain zuzen ere bi mila hamairuko

onartutako legez besteko proposamen bat hirurogeita lau

eduki zuen legez besteko proposamen bat besteak beste euzko alderdi jeltzalearen aldeko bozkak ere jaso zituen legez besteko proposamen bat ez dot bere osotasunean irakurriko legez besteko proposamen horretan jasotzen zena

nabarmentzen zena behintzat adieraztea gaurko interpelazio honetan hasiko naiz

bertan eskatzen zitzaion eusko jaurlaritzari hamabi hilabeteko epean udal lege bat ekartzea ganbara honetara bi mila hamairuko apirilaren

ez dira bete hamabi hilabete horiek

hortik doa apirilaren hamaika baino lehen lege bat udal lege bat edukiko dugu ganbara honetan eta

ez da bakarrik hilabeteen asunto bat gogoratu behar dugu hogeita hamar urte

udal lege barik euskal autonomi erkidegoan

joanda legez besteko proposamen honetan onartzen zenaren beste puntu batzuetara joanda laburbilduta lehenengo bi puntuetan

tokiko autonomiaren garrantzia udal lege bat

tokiko autonomiak eduki behar duen garrantzia tokiko autonomia errespetatzea eduki behar duen garrantzia eta hori egiten zen hain zuzen ere estatu mailan

legearen mehatxuarengatik garai hartan mehatxua zena gaur egun indarrean sartutako mehatxua euzko alderdi jeltzalearen aldeko

eta beste puntu bat zegoen hirugarren puntua foru berezitasuna aldarrikatzen zuena garrantzitsua ere baina beste puntu bat zen

puntu bakarra eta uste dugu euzko alderdi jeltzalea madrilen

alderdi popularrarekin akordio bat heltzeko orduan eta toki autonomia defenditu duela saltzeko

edukietara baldin bagoaz toki autonomia hori ez da inondik inora defenditu lege organiko baten aurrean gaudelako eta

lege horretan jasota dagoena da hain zuzen ere tokiko erakundeen autonomien kontrako eraso zuzen bat

adin nagusiak ez dituela bihurtzen baizik eta adin txikikoak mantentzen dituela eta gainera adin txikiko tutelatuak bihurtzen dituela

udalak adin nagusiak bihurtu behar genituela alde batetik eskumenak ondo finkatu udalen eskumenak

eskumena eta nahikotasun ekonomikoa ematea udal erakundeei

legearen ondorioz udal eskumenak murriztu egiten dira

murriztu egiten dira eta arlo horietan udalen eskumenak murriztu egiten dira eta hau

duten udalentzako oso larria izan daiteke gogoratu behar dugu euskal autonomi erkidegoan hogei mila biztanle baino gutxiago ehuneko laurogeita bi direla

udalerriak eta horiek eskumen batzuk zuzenean galtzen dituzte diputazioaren menpe geratzen direlako

edo ez edo kudeaketa hori hirugarren baten eskuetan uztea alegia pribatizazioa

udal legean hona ekartzen duzuen ekarri behar duzuen udal lege horretan madrilera begira egingo duzue madrilen onartutako onartuko duzue

euskal herriko eragileekin adostu ahal denari eta onartuko duzue hainbat konpetentzia diputazioen eskuetan geratzea zuzenean beste alde batetik ere lege horretan udal antolaketa mugatu egiten da partzuergok eratzeko aukera

ez zaie aitortzen tokiko erakundeen nortasun juridikoa baina

erreformaren lege horretan kontrol ekonomiko arloan dago eraso larri hori zerbitzuen koste estandarra

merkantilizazioa eta gainera ziur aski bigarren pauso bezala pribatizazioa hainbat zerbitzu publikoen

ekarriko duena eta hau udalerri guztientzako izango da koste estandar bat ezartzen da soilik irizpide

ezartzen den koste estandar bat ez da kontutan hartzen zerbitzu publikoen kalitatea ez da kontutan hartzen hurbiltasuna ez da kontutan hartzen langileen

eskubideak eta soilik irizpide ekonomizistak ezartzen dira zerbitzu publikoak ematerako orduan oso larria eta hori lege horretan eta hori onartuta dago eusko alderdi jeltzalearen bozkekin

onartzen da udal kudeaketan irizpide ekonomikoen arabera egitea zer gertatu daiteke udal euskaltegiekin adibidez

emakumeen etxeekin soilik irizpide ekonomikoak aplikatzen badie zer gertatu daiteke kultur etxeekin edo haurreskolekin soilik irizpide ekonomikoak erabiltzen badie uste dugu oso egoera larri baten

eta guzti hori onartuta dago lege horretan eta nahi dugu jakitea hori udal legea hona ekartzen denean eusko alderdi jeltzaleak eta kasu honetan eusko alderdi jeltzalean sostengatzen duen gobernuak hona ekartzen duenean udal legea ere hor jasota egongo da zerbitzu publikoen koste estandarra jasota egongo den ala ez nahi dugu jakitea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maeztu jauna ahalegin izugarria egin duzu ondo eginda gainera txalogarria benetan sutsua izan zarelako

legeari buruzko kritika egiten kamararen aurrean erakusten emateko

txarra dela kaltegarria dela eta bereziki udal autonomiarentzat urratzailea dela toki autonomia urratu egiten duela esaten duzu

kontra egingo lege hori ez da nik aprobatuko nukeen legea niri ere ez zait gustatzen ezta ez nau betetzen ez nau betetzen nire eskuetan izan nik beste eduki bat emango nion kontua da beno bakarrik esango dizut lege hori ez dela arazo bakarra

aprobatu baino lehenago ere udalei buruzko oinarrizko legedia nahiko urratzailea zen

muy invasivo de la autonomía municipal beraz arazoa ez da lege honekin hasten iraganean ere hori baino lehenagotik ere bazegoen

aurreproiektua aprobatu eta gorte nagusietara eraman zenean bi jarrera har zitezkeen legearen aurrean bi jarrera bat

itxurakerietan ibiltzea hau da jarrera testimonialean aritzea

sinboliko bat hartuko dugu eta gero sinbolismo horrek aurrera egiten ez baldin badu legea aprobatua izan dadila eta bere ondorioak desplegatu ditzala

guzti guztiekin euskal udalentzat beste jarrera bat izan zitekeen beno lege honen aurrean bai jarrera testimoniala hartuko dugu

horrez gainera lana egingo dugu lan parlamentario zehatza eta gogorra egingo dugu

oker edo ahalik eta kalterik txikiena egin diezaien euskal udalei jarrera

pragmatikoa bigarrena amaiurrek lehenbizikoa hartu zuen

lehenbizikoa izan zen esateko legea ez zela hego euskal herrian aplikatu behar

itxurakeria eta bigarrena esateko trebiñun ez zela aplikatu behar ez zuen ezer esaten la puebla de arganzóni buruz ezta villaverde de trucíosi buruz ikus dezazuen itxurakeria zertan zegoen

beste enklabe batzuk ere badaudela eta trebiñu udal bat dela

beste jarrera bat izan zitekeen baita ere legea hartu

legea aprobatzen zenean ahalik eta kalte txikiena egin diezaien

horixe zen hain zuzen ere guk gobernutik bultzatu genuen jarrera efektiboa pragmatikoa eta ondorioak eman dituena

eta gure jarreraren ondorioz zorionez errealitate

andaluziako edo espainiako edozein udal eta euskal udalak egoera era ezberdinean daudelako beraz hortik has gaitezen gaur zuk hemen aprobatutako erabaki bat hartu duzu

aipatu beste bat zuen memoria beti selektiboa izaten delako

bian bi mila hamairuko maiatzaren bian eta horretan espresuki esaten zen

amaiur beste joko batean zegoen testimonialismoaren jokoan treviño sí

joko efektiboan gauzak eraikitzen eta lan oparoa egiten

etahorren ondorioa zein izan da ba horren ondorioa izan da legeak orain hainbat xedapen aurrikusten dituela xedapen gehigarriak

eta zorionez legeak espainiako udalei eragiten dizkien kalteak neurri handi batean hemen erabat mugatuta edo murriztuta daudela zuk

esan duzu lehenik eta behin esate baterako lege organiko batetaz ari garela txarto gero esaten didazue irakasle plantekin natorrela hona baina ezda lege organiko bat ze irakurri egin behar dira gaiak benetan hona gauzak defendatzera etorri baino lehenago

lege organikoa ez da esan duzu baita ere koste estandarra aipatzen duela

koste estandarra duela urtebeteko testuan bazegoen gero desagertu egin zen orain koste efektiboa aipatzen da eta beste erregimen bat dauka klaro hona etortzen denean hemendik tribuna honetatik salaketak egiten gauzak irakurri egin behar dira eta zertaz ari garen benetan enteratu egin behar gara ez

eta panfletoan irakurritakoak hemen batere jarrera kritikorik gabe

zuk bi gai aipatu dituzu batik bat udalen eskumenak

udalen eskumenak murriztuak daude bai legean

hemen euskal autonomia erkidegoan eta nafarroan beste horrenbeste

hemengo erakundeak erabakitzen dituztenak legebiltzar honek ala bere kasuan lurralde historikoetako organo foralek erabakitzen dituztenak

udalek eskumen gehiago ala gutxiago izatearena hori gobernu honek bere gestioen bitartez lortutako xedapenaren

aurpegian irakurri toki ogasunen legearen zortzigarren xedapen gehigarria eta horrek esaten du argi eta garbi hemengo lege sektorialek arau sektorialek bakoitza bere eskumenen baitan zehaztuko dituztela zeintzuk diren udalen eskumenak gero legearen hogeita bostgarrena artikuluak bere bigarren atalean esango du nahi duena espainiako udalei buruz udalei buruz hori argi dago gure eskuetan dagoela eskumenak gehiago ala gutxiago izatearena gero esan duzu

biztanletik beherako udaletan eskumen horiek erabat zapuztuta gelditzen direla eta zerbitzuak pribatizatze bidean daudela

espainiako udaletan horrela izango da baina hemengoetan ez hemengoetan gure hemengo erakundeen eskuetan dago hori horrela izatea ala ez izatea hemengo

arabera pribatizazioaren gaia aipatu duzu pribatizazioa hemen gertatuko da hemengo erabakiak hori ahalbideratzen baldin badute espainiakoetan

agian bai baina hemengoetan guk landutako xedapen gehigarriei esker klaro gure jarrera izan bazen testimonialismoarena dena izango zen hemen

baina guk zorionez beste jarrera bat hartu genuen aipatu duzu baita ere koste efektiboarena

hartuz hori ere hemengo erakundeen arabera dago eta azkenean arabako

gaia aipatu duzu hori ere hemen zer erabakitzen dugun horren arabera gauzatuko da guk lortutako xedapen gehigarriei esker beraz

eskuetan dago legebiltzar honen jaurlaritzaren bere kasuan eta lurralde historikoen organo foralen eskuetan dago

erabakiak hemen hartu behar ditugu gure eskuetan daude eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

erkoreka jauna goazen

guztiaren inguruan behintzat edukietara joango gara ze erretorika asko erabili duzu zu honetan ere oso ona zara

gasteizen zaude gobernu batean zaude eta erantzukizun bat daukazu

madrilera joatea edo beste leku batzuetara joatea oposizio lanak egitera eh bilduri eta ez zaude lehenengo eta behin niretzako ez da itxurakeria egitea osoko zuzenketa bat aurkeztea lege bateri inondik inora

edo osoko zuzenketa bakar bat hori ez da itxurakeria eta euzko alderdi jeltzaleak hori leku askotan egiten du eta ez dut uste

direlako gauza batzuk negozia ezinak direlako

adibidez edo osoko zuzenketaren jarrera hartu eta hori zergatik da

edo gauza batzuk negozia ezinak direlako kontuz argumentazio horrekin zilegia da nahi dituzuen

baina berdin berdin bakar bat aurkeztea edo osoko zuzenketa bat aurkeztea eta hori ere lan egitea da inongo zalantza barik

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako zortzigarren puntua

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakari egina bi mila hamalauko martxoaren hiruan eta lauan bilbon egingo den espainia bi mila hamalau foro globalaren ondorioei buruz prieto jauna

eskerrik asko lehendakari jauna zurea da hitza erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraian prieto jaunak dauka hitza

denbora amaitu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina forondako aireportuko

erantzuteko oregi anderea dauka hitza

igor lópez de munain ganuza eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina inputatuta dagoen alfredo de miguel eajko burukide ohia administrazio publikora lan egitera bueltatzeari buruz